egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik aitor urrutia

gai zerrendako puntu bakarra politika orokorrari buruzko eztabaida

eta legebiltzarraren erregelamenduko ehun eta laurogeita hamairuean aurreikusitakoa legebiltzarraren erreglamenduko

dionaren harira eztabaida jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da behin azalpena amaituta bilkura arratsaldeko ordu bi eta erdiak arte

etengo da hala erabaki baitu bozeramaileen batzordeak beraz eusko jaurlaritzaren lehendakariak dauka hitza nahi duzunean lehendakari jauna

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuak jaun andreok

politika orokorrari buruzko eztabaida hau euskadirako garrantzitsua den une batean hasi nahi dugu une garrantzitsua ikuspuntu ekonomiko

nire azalpena bi zatitan aurkeztuko dut lehenengoan gobernuaren programa betetzeko garatu ditugun ekimen nagusien berri emango dut

gure hiru konpromiso nagusiei bultzada berri bat emateko garatuko ditugun ekimenak azalduko ditut ekonomia eta enplegua suspertzea bakea eta bizikidetza sustatzea euskadirako etorkizunerako estatus politiko berria adostea hasteko zera esango dizuet

oinarri sendoa dugu gure aktiboak dira erakundeen egonkortasuna susperraldi ekonomikoaren hasiera bai eta bakea eta bizikidetza finkatzeko bidean aurrera egitea ere gaur

etorkizunera zer egingo dugun proposatuko dugu baina aztertu behar da egoera honetara nola iritsi garen ere susperraldiaren oinarria sendoa da finantzaren ikuspegitik begiratuta azken ekitaldietan zergak bateratzeko ahalegin handia

pertsona helburu konpromisoa eta premia handiena dutenak

sendoak dira sendoa da ekonomiaren ikuspegitik begiratuta berrindartzea eta susperraldiaren hasiera hortxe baitaude dagoeneko

eusko jaurlaritza programa betetzen ari da ez dugu lana amaitu inola ere baina bide onetik goaz baikorrago izateko arrazoiak izan baditugu beti ere errealismoan oinarrituta europan gure erreferentzia esparruan tentsio handiak bizi ditugu gizaki krisia krisi humanitario izugarria ari da gertatzen jendeari harrera egiteko eta elkartasuna adierazteko

bila datoz europara erbesteratuen krisiak erronka izaten jarraituko du europa humanitario eta solidarioak gizatasunezko

honekin batera ziurgabetasun ekonomikoko uneak bizi ditugu txina dugu horren erakusgarri munduko bigarren ekonomia izanik ere amerikako eta europako ekonomian eragiten ari da ekonomia suspertzeko joera horri eustea

euskadin barne produktu gordina aurten

handituko dela aurreikusi dugu eta enplegua ehuneko bat koma sei lanaldi osoko lanpostuei dagokionez

urtean hazkundea ehuneko bi koma bost izango da eta enplegu sorrerak ehuneko zazpi egingo du gora egungo baldintzei eutsiz gero langabeziaren tasa ehuneko hamaretik behera iristea lortuko genuke horixe da erronka nagusia haztea eta kalitate handiagoko enplegua sortzea politikaren egoerari dagokionez

igandean kataluniarrek adieraziko dute zer nahi duten hauteskunde horietan erabakitzen dena

bi hitz ordu horiek eragin handia izan dezakete estatuaren errealitate juridiko politikoan abenduko hauteskunde orokorren ondorioz

eta euskadiren eta estatuaren arteko harremanetan aro berri bat hasi ahal izango dugulakoan gaude gobernutik

legealdi honetan harreman politikoak normalizatzeko bidean aurrera egin dugu eta akordio instituzional garrantzitsuak finkatu ditugu etorkizun partekatua eraikitzeko ezin besteko tresna izan da lankidetza bai erakundeen artean bai politikan

gure erakundeek aurrekontuen bitartez susperraldi ekonomikoa enpleguaren bilakaera positiboa eta kohesioa finkatu beharko dituzte

hitzarmen horiek ezinbestekoak baitira hazkundea indartzeko eta ongizatearen gizarte estatuaren bizi baldintzak bermatzeko erakundeok elkarlanean jardun behar dugu gaur

bai inbestidura saioko eztabaidan bai gobernu programan kudeaketaren arloan hiru ardatzi lehentasuna emateko konpromisoa hartu dugu

oinarrizko zerbitzuak bermatzea hezkuntza osasuna eta gizarte babesa ekonomia suspertzeari eta lanpostuak sortzeari lehentasuna ematea

lehen etapan iragarri nuen halaber bigarren etapa honetan hau da bi mila hamabostgarrena eta bi mila hamaseigarrena urteetan

has zitekeela amaierako etapa horri ekin diogu baina ezin dugu ukatu zailtasunak eta gorabeherak izango ditugula

garrantzitsuena zera da krisialditik nola eta zer norabideetan atera nahi dugun etorkizunari begira herrialde estrategia bat behar dugu

estrategia horrekin bat egitea giza garapen jasangarria xede duen estrategia partekatzen dugu europa bi mila hogei proiektuaren lau zutabeei jarriki giza garapena hazkunde ekonomikoa

lehen sektorea egokitzeko gai dela ikus dezakegu profesionalizatzen ari dela arlo honetan legebiltzar honek egin duen lana azpimarragarria da emakume nekazarien estatutuaren legea onartuko baitu proiektu aitzindaria da gazteei sektorean sartzeko aukerak emateko gaztenek

arrantzako eta nekazaritzako geure produktuekin marka propioak sortzen ari gara arrantzaren tokiko ekintza taldea sortu dugu eta datozen hilabeteetan bi mila hogeirako arrantza programa operatiboa abiaraziko da

ekonomia eta basque country marka indartzen ari dira kalitatezko turismoa dugu atzerriko bisitarien kopuruak ehuneko hamairu egin du gora

gordinaren ehuneko sei osatzen du turismoak eta aurten ehuneko hamar hazi da turismoak asko laguntzen dio gure merkataritza sektoreari sektore hori indartu egiten dugu eta balioa ematen diogu euskal merkataritza berezia sustatuta enpresetan sinesten dugu

lankidetza publiko pribatuaren estrategiaren alde gaude kudeaketan berrikuntzako programak babesten ditugu

gehiago parte har dezaten lortu nahi dugu lehiakortasuna hobetzeko eta proiektuak finantzatzeko ekimenak ere babesten ditugu

bai eta enpresen arteko aliantzak ere enpresei eta aberastasuna sortzen dutenei laguntzea da gure aurrerabidearen oinarri ezinbestekoak baitira

izan ere jaurlaritza honen funtsezko elementuetako bat

laguntzea da pertsona helburu gure leloari jarraiki berresten dugu gure lehentasuna gizarte politikak bermatzea izan dela aurten

lortu dugu ez da nahikoa baina erakunde guztiekin lanean ari gara erronka bikoitzari aurre egiteko estrategikoa eta gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea finantza lankidetzako tresna baten bitartez hedatu dadin ahalegin handia eginez diru sarrerak bermatzeko errentari eman diogu lehentasuna pobreziari aurre egiteko programekin batera aitortu beharra daukat erakunde guztiek lan handia egin dutela bai eta hirugarren sektoreko entitateek ere politika horiek bermatzeko zorroztasuna eta kontrola oso garrantzitsuak dira desorekak

eta gizartearengan konfiantza indartzeko lanean jarraitu behar dugu lanbideren kudeaketa hobetu egin behar dugu hori onartzen dut horretan ari gara

enplegu politiken kudeaketa eta langabeei ematen zaien arreta alde batetik diru laguntzak bermatzeko errentaren kudeaketa eta kolektibo bereziei hau da alargun eta pentsiodunei ematen zaien zerbitzua bestetik antolamendua hobetzen jarraitu behar dugu eta horretarako

jakin badakigu kalitatezko enplegua dela duintasunaren eta gizarte kohesioaren sorburu nagusia

esango dut enpleguaren helburuan buru belarri ari gara lanean langabezia jaisten ari da hori egia da baina oraindik ere

guztiei erantzuna ematea da gure lehentasuna helburu hori betetzearren duela bi urte euskadiko alderdi sozialistaren eta eusko alderdi jeltzalearen arteko akordioaren ondorioz susperraldi ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko plana onartu genuen

aurrekontu baliabideak eta abalak barnean hartuta beti ere

xede izanik hasi gara plan honen lehen emaitzak ikusten bi urteetan lau mila hirurehun milioi euro

mobilizatuko ditugu hainbat programatan eta ondorioz enplegua aktibatu eta

hemos aprobado la agenda estratégica del euskera euskararen sustapenerako hizkuntza politika sustatzailea eta iraunkorra jasotzen du euskararen agenda estrategikoak euskarak duen presentzia eta indarra erronka berriak planteatzen ditu gizartea aldatu da

aldatu da guzti honek egiten du euskararen erronka nagusiena erabilera

zentzu horretan horra hor bosgarren plangintzaldirako euskararen erabilera plan nagusia helduen euskalduntzearen oinarrizko kurrikuluma euskararen gaitasuna egiaztatzeko sistema europarako markoaren arabera osatua eta hitzarmen eta diru laguntzen multzo ugaria

jarraian kultura estrategiari buruz mintzatuko naiz

duena etengabeko sorkuntza abiapuntu izanik hiru alderdi hauek uztartzen ditugu sorkuntza talentuari laguntzea

eta kultura industriak bultzatzea aro digitalaren aukeretan sakontzea da kontua donostia bi mila hamasei aipatu nahi dut bereziki europako kultura hiriburutza herrialdeko proiektua da eta erronkatzat hartu behar dugu hiriburu guztietan

erantzukizuna da euskadiren irudia europan transmititzea aukera bat da geure buruan nazioartean ezagutarazteko honekin batera guggenheim bilbao museoa biziberritu egin da erakunde akordioa berritu ostean

eta marka guztiak urratu ditu bisitari kopuruari dagokionez kultura garaikidearen nazioarteko gunea zabaldu dugu tabakalera

zentroa da bestetik aste honetan abiarazitako dantzerti arte dramatikoko eta dantzako goi mailako zentroa nabarmendu nahi dut erreferente horiekin batera gure kultura sistema finkatu beharra daukagu liburutegi publikoen sarearekin liburutegi publikoak sare bakar batean elkartu dira eta

gizarte aurreratu baten funtsezko zutabe bat segurtasuna bermatzea da segurtasunik ezean bizi kalitateak behera egiten du eta galdu egiten da jarduera ekonomikoa sendotzen duen konfiantza

segurtasunaren alderdi guztietan lan egiten duten milaka gizon emakumeren lana bildu da euskadi herri segurua da gaur egun hein handi batean

operatiboa izateko egin dugun eskakizuna eta konpromisoa nabarmendu nahi dut euskadiko portuekiko logistika hobetzen ari gara eta arasur edo arasur plataformekin integratzea nahi dugu sistema logistikoak eraginkorrak izatea ezinbestekoa da industriarentzat

euskadira erakartzeko ere garraio sistema integratuaren bidean aurrera goaz eta garraio publikoan txartel bakarra izatea lortuko dugu

dagozkion eskumenak bereganatu behar dituela garraioaren arloan gogora dezagun espainiako aurreko gobernuarekin akordio bat sinatzear trenaren arloko transferentziei buruz oraingo gobernuarekin ordea ez dugu ezer aurreratu eta ez dute aurrera egiteko inolako interesik ere

ingurumenaren arloko gure politika zorrotza da baliabideen babesari dagokionez jarduera ekonomikoarekin eta enpresen jarduerarekin bateragarri izanik

aurten klima aldaketaren aurkako euskal plana onartu dugu ingurumenari buruzko legea berrikusi egin behar da euskadin eta berrikuspen horretan ingurunea zaintzea eta ekonomia berdea garatzea izango ditugu xede

uraren kudeaketan hondakinen tratamenduan edota lur zoruen garbiketan dugun eskarmentua ahaztu gabe lurraldearen antolamendurako artezpediak mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpigarrena urtean onartu ziren

ari gara lurralde diseinatzea eta lurralde diseinua planifikatzeko

etorkizuneko erronkak aintzat hartuta azter dezagun orain

gero eta globalago batean txertatzen da gure erakundeak nazioartean dituen harremanak hobetuko ditugu euskadiko lehendakari naizenez geroztik

egin ditugu bilkurak honekin batera autonomia erkidegoentzat zabalik dauden europako ministroen kontseiluetan parte hartzen dugu

gure presentzia garrantzitsua da baina ez da nahikoa euroeskualdearen bi mila hogeiko plan estrategikoa osatu dugu

zer proposamen aurkeztu behar dizkiogun identifikatzen ari gara

finantzaketa lortzearren esparru horretan biltzen da nafarroarekiko elkarlana bultzatzeko erronka pirinioetako

gertaera garrantzitsu bat iragarri nahi dizuet euskal kolektibitateen mundu biltzarra hemen izango da gasteizen urriaren zazpitik aurrera euskal komunitateak munduan duen indarraren adierazgarri bikaina izango da hurbiltasun handiagoz lan egiteko aukera izango du aurrerantzean

nazioarteko eremu honetan europan bizitzen ari garen krisi humanitarioak

aitortu behar dut krisi aldi ekonomikoaren ondorioz gure ahalmena murriztu egin dela baina gure bokazioa ezin da zalantzan jarri lankidetzaren arloan ahalegin handiena gure autonomia erkidegoan egin da

bideratzen ditugu inbertsioak egitera datorren hilean larrialdi humanitarioko laguntzen beste pakete bat aurkeztuko dugu eta bi milioi euroko edo bi milioi euro banatuko ditugu batik bat sirian

beste toki batzuetan ere orain arte

eusko jaurlaritzaren ekintza bideratu duten ekimen garrantzitsuenak aurkeztu dizkizuet bigarren zatiari helduko diot bultzada berri bat

euskadi indartzeko seiehun eta hogeita bost ekimen eta hamalau plan estrategiko bildu genituen ekimen eta plan horiek guztiak dira gure konpromisoa emandako hitza betetzea ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko konpromisoa

bakea eta bizikidetza sendotzea etorkizuneko status politiko berriaren oinarriak finkatzea

etika duen herrialdea harrera egin eta lankidetzen jarduten duen herrialdea

kontzientzia duena herrialde honek bere kulturaren eta nortasunaren onen onena

halaber euskadi basque country berdintasunaren elkartasunaren eta parte hartzearen balioak sustatzea da euskal gizartearen bereizgarri diren aldetik beraz bultzada berri honetan lan egiten dugu eta berrikuntza

eta basque country estrategia dira bultzada horren zutabeak orain bakea eta bizikidetza sendotzeko konpromisoaz

euskal gizarteak espero du indarkeriaren amaiera antolatua

lortzen lagunduko dugula onartzen dut alderdien arteko gorabeherak areagotu izana eta bake eta bizikidetzako batzordea blokeatzea ez direla lagungarri izan eta zeharkako adostasun politikoak eratzeko aukerak neutralizatu dituztela baina

jarraituko dugula berretsi nahi dizuet euskal gizarteak armak utzi eta desagertu dadila eskatzen dio etari

indarkeriaren amaiera eskatzen dute indarkeriaren amaiera antolatuari dagokionez hiru alderdiren inguruan blokeoa dago armagabetzea presoak eta iraganari buruzko hausnarketa kritikoa

armagabetze prozesu bat eta behin betiko desagertu dadila eskatzen diogu etari modu

baldintzarik gabe guztiz eta modu egiaztagarrian eusko jaurlaritzak bi mila hamalauko abenduaren hogeita batean

armagabetzeari eta amaiera antolatuari buruzko proposamena aurkeztu zuen bide hori diskrezio osoz egin behar da

epeak dosifikatzeko inolako estrategiarik gabe eta interes alderdikorik gabe espetxe arloko politikari dagokionez

eta espetxe normaltasuna lortzeko ari gara lanean birgizarteratzera eta bizikidetzara xedatua ezker abertzaleari hauxe eskatzen jarraituko dugu presoei banakako espetxe onurak baliatzea eta birsozializatzeko bide legalak igarotzea ukatzen dien

zigor eta espetxe arloetako politikaren proposamen berria aurkeztuko diogu espainiako gobernu berriari zuzen bidean eta hitzeman programetan oinarrituta

giza eskubideen esparruan urriaren hogeita hamarean eta hogeita hamaikaean donostia bi mila hamasei ekimenarekin batera zuzendu proposamena oinarritutako lehen ekimena antolatu du

hitzeman programaren esperientziaren barnean egindako proiektua

indarkeriaren amaiera antolatuaz gain bizikidetzaren printzipio berritzailea ere behar dugu bake eta bizikidetza plana bera

horixe da gure lanaren jomuga gure jardunaren ardatzak lau arlotan biltzen dira biktimak argitzea

eta bizikidetzaren kultura biktimen politika publikoekin aurrera jarraituko dugu hainbat programa sustatzen jarraituko dugu hala nola

gertu eta eraikiz batera konpromisoa garatuko dugu biktimen politikek etorkizunera ere begira dezaten eta biktimen eta gizartearen arteko lotura sustatzearren horren osagarri

legea adosteko proposamena aurkeztuko dugu udazkenean memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutoa habian jartzea legealdi honetako ardatzetako bat da gizartea

beti ere indarkeriari uko egiten dioten eta giza eskubideen konpromisoan

politikak izanik lankidetza jardunak sustatuko ditugu gizartearen beraren partehartzea bultzatuta

abiarazitako ekimenei eutsi egingo diegu elkarteekin hezkuntza eragileekin gazteriaren kontseiluarekin eitbrekin euskal unibertsitateekin peace programekin eta nazio batuen giza eskubideetarako

gizartearen partaidetza ahalbidetuko dugu bizikidetza lortzeko bide eraginkor den aldetik bakea eta bizikidetza lortzeko eta horren alde lan egiteko konpromisoa hartua dugu

gorte nagusietan erreformaren bidea zabaldu zelarik euzko alderdi jeltzaleak

zuzenketa bat aurkeztu zuen zuzenketa horretan alderdiak autogobernurako zer nolako asmoa duen laburbiltzen zen alegia

euren estatus politikoa ekonomikoa soziala eta kulturala libreki eta demokratikoki erabakitzeko ahalmen den aldetik

gaur eusko legebiltzar honetan parte hartzen ari naiz euskadiko lehendakari naizen aldetik eta gure herriko sentsibilitate guzti guztien ordezkari nahiz autogobernuari dagokionez etorkizuna diseinatzeko garaian planteamendua adostu eta integratzaile batean oinarritzearen alde

etorkizun horren oinarria itundua eta barne hartzailea izanik berriz esango dut honako sekuentzia honen ondorio elkarrizketa negoziazioa akordioa berrespena gizartearen aniztasuna onartzen dut eta errespetatzeko konpromisoa hartzen dut konpromiso horrek esan nahi du ez direla ez alde batekoen ez beste aldekoen postulatuak bide bakarretik inposatu behar

ez beste inorenak akordioaren eta itunaren bidez lortuko dugu gizarte bidezkoagoa eta demokratikoa eratzea

nire proposamenean aurrera egiteko ezinbesteko osagai dira

eta akordioa adostutako konponbideak euskal gizartearen gehiengoak berretsi beharko ditu beti ere etorkizun politikoa libreki eta demokratikoki erabakitzeko ahalmenaren adierazpen den aldetik itun oro

elkarrekiko onespenean eta aldebikotasunean alde biak eta alde biek elkar onartu ezean ez da itunik

y el gobierno español herritarren bizi kalitatea eta ongizatea zuzenean hobetuko duten ekimenak abiaraziko ditugu

txartel bakarra izateko proiektua diseinatuko dugu osasun sare integratua itxiko dugu eta horretarako gasteizko arabako errioxako

doako justizia arautuko duen dekretu berria osabide

ehun adinekotik gora dituzten egoitza guztietarako arreta sozio sanitarioaren eredu integratuari dagokionez

foru aldundiekin eta udalekin elkarlanean ekonomiaren arloan euskadin susperraldia eta enplegua sustatuko dituzten erabakiak hartuko ditugu

proiektua indartuko dugu espezializazio adimenduaren ris hiru estrategia hedatuko dugu indartu programa gauzatuko dugu

eta enplegua bultzatzeko ezkerraldean eta oarsoaldean lanbide heziketaren estrategian aurrera egingo dugu lanbide heziketa duala sustatuko dugu eta nazioartekotzeari eta berrikuntzari bultzada emango diegu euskadiko kultura industrian eta industria sortzaileen garapena aurkeztuko dugu

egiten dugu eguneroko lanean adibideak dira gobernu programan emandako hitza betetzeko konpromisoa adierazten duten adibideak

será un logro compartido konfiantza eta itxaropen handiagorekin begiratzen diogu etorkizunari erronkak gainditzeko ahaleginak egingo dugula hitz ematen dut hori baita

krisialditik ateratzea gizarte kohesioa bermatuta eta euskadiren etorkizun ekonomikoaren bidea finkatuta beti jakin izan dugu

lana eta lankidetza jarrai dezagun elkarrekin lanean euskadiren etorkizuna lantzea lan kolektiboa da eta beraz

partekatua izango da hala ikusten dugu eta horren arabera jokatzen jarraituko dugu eskerrik asko denoi eskerrik asko lehendakari jauna